bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamabost eman

berrogeita bi contra hogeita zazpi abstentzio quedan rechazadas

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamabost eman dugu bozka hogeita zazpi boto alde cuarenta y ocho contra quedan rechazadas siguiente votación de euskal herria bildu

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamabost eman dugu bozka sei boto alde hirurogeita bi contra zazpi abstentzio queda rechazada

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamabost eman dugu bozka zazpi boto alde hirurogeita bi contra sei abstentzio

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamabost eman dugu bozka berrogeita zazpi boto alde hogeita bat contra zazpi abstentzio queda aprobada siguiente resolución de nacionalistas y socialistas vascos número quince